egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako lege proposamena

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan

aurkako txandara pasatuk gara alderdi sozialistak aurka elkarrekin podemos ere bai orduan euskal sozialistak prieto jauna

mila esker presidente anderea legebiltzarkide guztioi egun on

ekimen hau ez dugu babestuko eta ez gara sartuko nola edo zergatik aurkeztu den orain eta ez lehen edo ez etorkizunean

ekimenaren edukiera eta edukiera horretan ikusten dugu atzera pausu nabarmena dela laurogeita hamairuko legearekin konparatuta atzera pausu nabarmena animalia batzuk besterik

eta eta hau harrigarria da murtziako legearen kopia hutsa denez ez du gure eskuduntza esparrua ez du gure eskuduntza banaketa aintzat hartzen eta harrigarria da hau baina

prieto jaunak ez du hitzik hartu behar becerra jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez

ez da aintzat hartu jarraian boto azalpenera

bai eskerrik asko eta labur labur gure gaurko bozka ezezkoa izan da eta arrazoia oso sinplea da dagoeneko

lanean gaude eta iruditzen zaigu esan den bezala

kopiatutako lege bat ekartzea nolabait esateko

lekuan lehia bat ekartzea ez zaigulako bidezkoa iruditzen ezta bai aurreko legealdian

eragileekin eta bilerak izan ditugu eta egia da eta onartu behar dugu

becerra jaunak lan horren lidergoa hartu duela

beste guztiok ere nolabait parte hartzera gonbidatuz eta gure ekarpenak egiteko denbora emanez

kontu hau hasieratik hitz eginda zegoen hau ez bazen ondo eramaten

eta gure artean lehian aritzea eta inpresio txar bat ematea baino askoz ere hobea zela kontsentsu bidezko lan bat egitea horretan ari ginen nik uste dut alderdi popularra hori egitera ere gonbidatua zegoela ez du izan nahi eta niretzako esto es un caso claro

eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi aitortu beharra daukat lege proposamen honen

baietz botatzea nahi nukeen alor honetan lege bat onartzea pena merezi zuelakoa vaina penaz diot honek ez du merezi

ninguna noticia del grupo popular hau da guk ezetza eman dugu aurreproiektua ez delako aztertu eta negoziatu

ez euskal erakunde publikoekin eurek eutsi behar badiote ere legeak emandako lanaren zati handi bat guk ezetza eman dugu ez zaigulako

tellería jauna gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

menpeko kontratazio publiko guztietan gutxienez mila berrehun euroko gutxieneko soldata bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

egun on egun on guztioi gaurko proposamena

ez guri bururatu zaigulako baizik eta euskal herrian eta konkretuki eaen jende asko egongo delako mota honetako

izan ere ekimen hau gaurkoa onartuko balitz jende askoren bizitza aldatu egingo litzateke eta aldatuko litzateke

edo bi aitzakia edo bat aitzakia eta bestea arrazoia aitzakia legala eta uste dut denbora tarte honetan frogatu ahal izango dudala

legez egingarria delako gaur hona ekartzen dugun proposamena proposamen solbentea delako eta juridikoki bideragarria delako eta ez dut nik esaten

frogatu dugulako eltzea sutan eduki dugulako eta eltze hori ez delako erre

eta bideragarria da eta bestea aitzakia behin kenduta borondate politiko geratzen zaigu eta hemen itxaropen gutxiago daukat

hartu emanetan hartu eman telefonikoetan ikusi ahal izan dudanez sorpresa gutxi

zeintzuk diren argudio politiko edo aitzakia juridikoak proposamen honi ezetz esateko

ez bakarrik enpleguaren sorkuntzarekin baizik eta beronen kalitatearekin iruditzen zaigulako gaur gaurkoz geroz eta gizarte kapa gehiago direla herri honetan euren

aurrera atera ezin duten pertsonak honetan eskerrak eman behar zaizkio espainiar estatuari beste behin ere

eta denok dakigu jaenen eta eaen bizi maila ez dela berdina egia da orain

musika polita dela baina egia da musika hori eaeko bizi mailarako ez dela nahikoa eta beste behin ere parametro estatalek ez gaituztela laguntzen zer gertatzen da

rajoyren erreformek erreforma ezberdinek

eta langileak borrokan dihardutela honi aurre egiteko

hori horrela izanda ere administrazio publikoak bi aukera ditu administrazio publikoa da momentu honetan eaen dagoen enplegatzaileen nagusia da enplegatzaile nagusia kalkulatzen da administrazio publikoarentzat lan egiten duten langileak berrogeita hamar mila bat pertsonaren buelta daudela erraz esaten da baina asko dira berrogeita hamar mila pertsona euren familiekin euren haurrekin euren bikoteekin

eta administrazio publikoak egin dezakeena da bi gauza rajoyren erreformak aitzakiatzat hartuz

edota egin dezakeena da ekimena hartu eta ikusi zer jarduera legal egin ditzakeen zer jarduera juridiko egin ditzaken eta zein erabaki politiko hartu ditzakeen

sektore publikoak badauka betebehar moral bat betebehar etiko bat langile guzti hauekin

administrazio funtzionariatua hau da sektore publiko bat administrazio funtzionariatuarekin eta baldintza batzuekin administrazio bat azpikontratatua dagoena eta erabateko prekarizazio egoeran dagoena eta esan dudan bezala oso erraza da eta hori da gaur egiten duguna

sektore askotan bertan behera geratu da erreferentziazko sektoreak eta erreferentziazko lan markoa estatua da eta guk ezin dugu ezer egin eta gero ikusiko dugu zein den administrazio horrek eskaintzen duen kalitatea zerbitzu horietan

enpleguaren kalitatea eta zerbitzua ematearen kalitatea guztiz lotuta daudela eta adibideak ugariak dira atzo bertan berrian agertu zen tabakalerako azpikontratatutako enpresan langileek mila euro baino gutxiagoko soldatak dituztela mila euro baino gutxiagoko soldatak

zer nolako baldintzetan biziko dira tabakalerako langile horiek baina horrek ere esan dugun bezala erreperkusio zuzena dauka lanean hemezortzi langile ziren duela hiru urte eta hemezortzi horietatik lau baino ez dira geratzen denok dakigu langileen rotazioak eta langileen egonkortasun ezak zerbitzuan daukan eragina zuk daukazun know howa ezagupena esperientzia bezeroekiko

estabilizatu ezin dezakegun baldintzetan hor ditugu gipuzkoako erresidentzietan grebetan astelehenean bertan bergarako epaitegira joan nintzen

jauregia zabor poltsaz beteta langileak greban daudelako hau da zenbat eta zenbat langile daude azpikontratatua zerbitzu publiko bat ematera

herritarrengan zerbitzu hori eskasten dela ikusten dugularik orduan

badira ekimen batzuk martxan jarri direnak denboran zehar eta ni neu izan naiz testigu horietako batena eta nik uste dut posible daukagula bide judizial bat lantzea

nolabait ere ekiditeko eta egiten den proposamena eta elkarrekin podemosekin adostu dugun proposamena oso sinplea da bata azpikontratatzen diren enpresa guztiei guzti guztiei aplikatzea bai dagokien hitzarmena hitzarmen sektoriala edo lurraldeko hitzarmena edota

dakigun bezala sektore askotan zailtasun hori edukiko dugulako eta plan b bat egitea hau da hitzarmen horiek ezartzen dituzten soldata baldintzak mila berrehun euro baino gutxiagokoak baldin badira mila berrehun euroko langa bat planteatzea

lizitazio publikoak egiten ditugunean administrazioa kontratatzaile den heinean ez dauka legislazio laborala aplikatu beharrik eskatu dezake kontratatzailea den heinean bai eskatu dezake kontratatzailea den heinean organo kontratante bezala baldintza berezi batzuk ezartzea

eta baldintza administratibo eta tekniko horietan baldintza espezifiko batzuk planteatzea baldintza berezi batzuk planteatzea eta hori oso ohikoa izaten da subrogazioaren kasuan zer egiten dugu subrogazioaren kasuan zerbitzu kontratuak ditugunean eta langileak subrogatuta daudenean langileen soldatak zerrendatu egiten ditugu egiten ditugu

izenik gabeak baina langile bakoitzaren soldata espezifikatuaz esango duzue autoridad vasca de la competenciak edo lehiakortasunaren euskal agentziak

holako kasuistikak ere esaten dutenak ez direla bideragarriak hau da langileen lan baldintzek lehiakortasuna mugatzen dutela langileen lan baldintzak zehazteak lehiakortasuna mugatzen duela eta beraz

mota horretarako kontratazioak egingo balitu baina egia da lehen esan dudan bezala gipuzkoako foru aldundian

ezarri genituenean gipuzkoako konstrukzio sektorearentzat lau barra bi mila hamairu foru araua uztailaren hamazazpikoa martxan jarri genuenean lehiakortasunaren euskal agentziak aurka egin zuela tsjk

ez jarraipenaren inguruan eratzen zen batzorde baten inguruan klausula horiek geratu ziren eskegita

azkenengo konbenioaren aplikazioa edo indarrean zegoen konbenioaren aplikazioa hori martxan egon da eta egia da auzitegi gorenak espainiako auzitegi gorenak bi mila seian arrazoia eman ziola gipuzkoa foru aldundiari

eta hor defendatzen dena da europako bi sententzia horien aurka kontratatzailea den heinean administrazioa

administrazioak ahalmena daukala organo kontratatzailea bezala mota honetako baldintzak ezartzea beraz

bermatzea zergatik ez dugu hori egingo zergatik ez dugu hori egingo dakigunean hitzarmen asko eta asko

eta askotan eta askotan ba bulegarien kasuan bezala edo lorezaintzaren kasuan bezala konbenio estatalak

gaurko honetan borondate politikoa egon dadila eusko jaurlaritzak egiten dituen kontratu publiko guzti guzti guztietan gutxienez mila berrehun euroko soldata bermatzeko langile guztiei jardun osorako evidentemente

ez dela kalitatezkoa horrekin batera ere eskatzen duguna da azpikontratazio katearen politikaren errebisio bat

oso zurruna dela ez dela flexiblea eta askotan

gobernu baten ardura daukazunean askotan zailtasunak dituzula gauzak kudeatzeko politikak agilizatzeko eta gobernu programak aurrera eramateko sektore publikoarekin soil soilik badakigulako hori esan dudan bezala zurruna dela ez dela flexiblea eta askotan

eta orduan askotan komeni izaten dela eta hau horrela aitortzen dut nik sektore publikoaren

kasu konkretu batzuetan beharrezkoa dela enpresa pribatuetara jotzea eta kontratazio pribatua egitea

eta tendentzia handia dela nabarmenki arrazoi ekonomikoengatik aurrekontu horiek merkeagotu egiten direlako eta merkeagotzen direlako langileen lepo

ekidin behar den kontu bat orduan hau da ere eskatzen dugun beste kontu bat ez zaizuena egokia iruditu evidentemente zuen

pena bat iruditzen zait azkenik ere aipamen bat egin nahi nioke alderdi sozialistari

alde bozkatu zuen eta defendatu zuen eta gaur gaurkoz batzar nagusiak dira gipuzkoan indarrean dagoen foru arau horren defendatzaile sutsuenetako batzuk eta oso zaila egiten zait ulertzea gipuzkoan defendagarria iruditzen zaizuena eae mailan defendagarria ez izatea eta eajrekin hain modu intimoan lerrokatzea aspektu guzti guztietan pena bat da alderdi politiko bezala duintasunari eutsi eta hainbat aspektutan norberaren inpronta markatu beharrean azkenean eajren azpian inkluso interlokuzio mailan eta erabaki ahalmena ere eajri uztea

hau esanda azkeneko gauza bat azkeneko bi apuntetxo egin nahi nituzke bata esango didazue

klausula sozialen inguruko lege bat eta atzo lege hori errepasatzen egon nintzen eta

ezer esaten ez duten legeak egiteko ezer esaten ez duten legeak egiteko koertzitiboak ez diren legeak exekutagarriak ez diren legeak egiteko eta nik eskatuko nuke

lege bat klausula sozialak ondo landuko dituen lege bat

azpikontratazioa baldintzatuko duen lege bat egitea eta gero kontratu horiek bizirik dirauten bitartean hau da

haien jarraipena egiteko neurriak planteatuko dituen lege bat egitea izan ere hori ez baita egiten irakurri nuen bosgarren artikulua zazpi artikuluko lege bat oso lege xumea da hiru barra bi mila hamasei lege hau inolako errebindikaziorik merezi ez duena

indarrean dagoen konbenioa aplikatuko dela hau da konbenio estatala eta abar berdin da zazpiehun euro zortziehun euro irabaziko dituzten langile horiek berdin zaigu hau esanda

informazioa eskatzeko ahalmena izango duela administrazioak eta kontratu horren jarraipena egitekoa

ezer irakurri ez komunikabideetan eta ez marko honetan jarraipenik inolakorik ez dela egiten eta uste dut ere lege serio batek behar beharrezkoa daukala kontratu horien bizitzan jarraipena egitea jarraipena egitea langile horiek zenbat ordu lanean ari diren jarraipena egitea

jarraipena egitea haien nominak zer nolakoak diren hau da administrazioak obligazioa dauka

bere menpe dauden enpresa guzti horiek bezeroari hau da administrazioari sektore publikoari zerbitzu on bat emateko kalitatezko zerbitzu bat emateko eta gainera langileen baldintza duinak

nik uste dut zentzu horretan ere ekimen gehiago planteatu beharko direla aurrerantzean lege hau oso motza geratzen delako eskatuko nizueke erreplanteatzea posizioa ez dut uste honek administrazio publikoarengan inpaktu ekonomiko handia edukiko lukeenik uste dut ezetz uste dut inpaktu handia edukiko lukela euskal herriko

uste dut merezi duela uste dut ekimen egingarria dela juridikoki erabat bideragarria lehen esan dudan bezala eta uste dut ez dagoela aitzakiarik ekimen honi ezetz esateko eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

como privadas eskerrik asko castelo anderea

bai eskerrik asko legebiltzar buru anderea egun on guztioi

horrela errepikatzen dugu gure taldeak soldatak eta

alde dagoela guztiontzat baina ezin da egin zuek proposatutako prozeduraren bidez euskadin eskatzen duzue berriro ere madrilen eskatzen ez duzuena

marko estatala onartzea eaj rentzat iruditzen zait oso kezkagarria

oso inportantea dela mila berrehun euroena begiratu mila berrehun euroena oso erraza da ulertzeko

ez da zenbaki bat edonondik atera duguna baina gaur ikusi dut oparotasun handia daukazuela ideiak ematerakoan eta uste dugu inondik inora sindikatuak ez direla kontra egongo mila berrehun horiek mila bostehun bilakatuko bagenitu ere ez dut uste

lan egiten dugu hemengo lan harremanen esparruan sinesten dugulako eta hori defendatzen jarraituko dugulako uste dugulako ez dela independentismoaren kontu bat euskal harremanen esparrua defendatzea uste dugu kuestio oso pragmatiko bat dela

eta espainiar estatuko beste toki batzuetan dagoen bizi maila

eta esan dut bederatziehun euroak musika ona direla baina los novecientos euros

ez zait iruditzen oso egokia denik

egin dugulako bizkaian saiatu zineten bizkaiko diputazioan antzeko gauza bat egiten instrukzioekin eta horiek bai ez ziren legalak eta horietan bai

legala da eta tribunal supremoak esan du bi mila hamaseian legala dela beraz hemendik aurrera

ekarriko ditugu eta ikusita zuek beste ekimen horiei orain ekarri dugunari baino garrantzi gehiago ematen diozuela agian alderdi popularrak berak ere baiezkoa

soldata publikoak ezartzen badago aipatu duzuna bi abiaduratako gizartea administrazio publikoa eta

gaur gaurkoz ere horrela da eta gure helburua da arrakalarik ahalik eta txikiena egotea administrazio publikoan lanean jarduten duten pertsonen artean eta sektore pribatuan lanean jarduten duten pertsonen artean

ez direla handiak baina kontratu publiko guztietan aurreikusita dago

hor dago arazoa hor dago arazoa margen hori bermatuta dago kontratazio publiko guzti guztian legez bermatuta dagoelako

hortik aparte lanerako eta baliabideak jartzeko baliabide humanoak eta baliabide materialak ezartzeko kudeaketan hor dago tranpa eta hor da enpresari askok tranpa egiten dute tokia

eta bermatu behar den tokia eta daukagun legeak ez du bermatzen jarraipenik eta ez du bermatzen zigorrik zeren ez ahaztu lan baldintza duin horiek ez baldin badira bermatzen

zigortu ez dutelako kalitatezko enplegua bermatzen ez dutelako zin egin diotenari edo kontratatu dutenari

hori da gipuzkoako foru arauak egin zuena eta hori da ere hemen lortu behar duguna eta ez izan zalantzarik mota honetako ekimen gehiago ekarriko ditugula eta espero dugula horietako batean baietz esatea eta borondate politikoa eta tenore politikoa eta gauza publikoa kudeatzeko

elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

en ningún sitio eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak larrauri anderea zurea da hitza

larrauri anderea euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko

jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa

onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena margüello auziari buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den uria jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bakartxo tejeria andrea egun on egun on sailburuak

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

bi mila hamarean legebiltzarrean ondorio eta gomendio zehatz batzuk onartu genituen

hau da osasun saileko kontratazioan izandako irregulartasunak ikertzeko

gure proposamenean aurkeztutako zuzenketan berritu nahi izan dugu momentu horretan aprobatutako bai konklusioak eta bai gomendioak bere momentuan euzko alderdi jeltzaleak boto partikularra bat aurkeztu zuen ez zuen legebiltzar honetan

ebazpenak konklusioak onartu eta gomendioak bakarrik geratu zen eta gaur ematen du berriro bakarrik geratuko dela la audiencia

sailburuok legebiltzarkide jaun andreok egun on berriro ere margüello

eztabaidagai kuriosoa da bederatzi hamar hamaika hamabi

gai hau eztanda egin zenetik eta egun honen inguruan jarraitzen dugu eztabaidatzen horrek esan nahi du arlo

badagoela dena ez dela itxi eta legebiltzar honetako kezka jarraitzen izaten dela margüello auziari edo kasuari ikuspuntu ezberdinetatik heldu diezaiokegu prozesu eta trama osoa kontatu dezakegu

inguruan hitz egin dezakegu legebiltzarrean gauzatutako osasun zerbitzuen kontratazioko irregulartasunei buruzko ikerketaren inguruko hausnarketa egin ahal dugu erantzukizun politikoari buruz hitz egin dezakegu etorkizunean arduradun politikoek hartu beharko duten neurriei buruz aritu gaitezke

ezagutzen duzuelako ondo baino hobeto sententziaren inguruan zeozer esan genezake esate baterako eh bilduk eta erdibideko hau sinatu duten gainerako taldeok sententzia eta botere banaketaren printzipioa errespetatzen hori inork ez du ukatuko besteak beste gure erdibideko laugarren puntuan txertatu dugulako horrek ez du esan nahi horrek ez du esan nahi sententzia konpartitzen dugula guk behintzat are gehiago deigarria iruditzen zaigu

jokatzeagatik egoztea kondenatuei baina aldi berean diru publikoaren erabilera

harrigarria iruditzen zaigu eta erderaz irakurriko dut hitzez hitz hanka ez sartzeko que los hechos probados

dugu beraz bide hori bide judizial hori itxita dago baina bide politikoa geratzen zaigu

legebiltzarrean gauzatutako ikerketa batzordea alegia oso inportanteak dira gaur sinatutako erdibidekoan agertzen diren ebazpenak edo gomendioak baina ondorioak ere garrantzia handia dute eta ondorio horien artean mahai gaineratuko ditugu batzuk

irregulartasunak errepikatu egin ziren itundutako kontratazioetan hain zuzen ere osasun administrazio publikoarekin zuzenean lotutako pertsona talde baten partaideek hartu zuten zenbait enpresen alde

ziren pertsona hauen mesederako aldaketaren bidez gestión de servicios sanitarios hogeita bat delako enpresari mesede egiteko ezarritako prozedura alde batera utzirik eman zitzaion instalatzeko eta jardunean hasteko baimen sanitarioa gaur egun

beti bezala borondate politikoaren esku dago

ezin aldatu baina etorkizunean arduradun politiko bezala jokatuko dugun papera edota ustelkeriaren kontra borrokatzeko konpromiso irmoa edukitzea ala ez hori bai hori gure esku dago egia da

urtetik gaur egunera gauzak aldatu direla hori ere

behar dugu gardentasun legea dugu esku artean besteak beste baina beste formula batzuk ditugu eskuragarri etxe honetan esate baterako eh bilduk lege proposamena erroldatu zuen ofizialki legebiltzarrean hemen jaurbide egokien aldeko eta ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko

sakoneko neurri zuzentzaileak ipini nahi ditugu mahai gainean ustelkeria kasuak behar bezala ikertu ahal izateko

ebaluatzeko gizartean ezin delako instalatu ustelkeriak tramak entxufeak

lagunkeria edo faborezko tratuak normalak diren ideiak diru laguntzak

gertu egoteak abantaila ematen dizun ideia hori ezin da normaltzat aukera izango dugu horren inguruan hitz egiteko legebiltzarrean gainera

hori sortzearen eta proposamenaren tramitatzearen alde agertu zen herenegun beraz esaten dudan bezala aukera izango dugu legebiltzarrean etorkizunerako

eta guzti honekin guk uste dugu ba bai gure osoko zuzenketan aurkezturiko testuan agertzen zena

duzun honen inguruan azalduko diguzue zergatik ez duzue onartzen erdibideko hau

dugu zure interbentzioa eskerrik asko eskerrik asko
blanco anderea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea eguerdi on guztioi eztabaidan edo nire

kasu guztiak eta legebiltzar honetan ustelkeriari aurre egiteko proposatu diren ekimen guztietan ba bat egin dugula

urtean legez besteko proposamena onartu zenean euskal autonomia erkidegoko ustelkeriaren aurkako fiskaltza zen eskatzeko

eusko jaurlaritzaren konpromisoa ere bai hasieratik izan dela erabatekoa eta urkullu lehendakariak berak erantzukizuna hartu zuen lehenengo momentutik neurri zehatzak

ustelkeriari aurre egiteko neurriak hartzerako ordua horren adibide

kodea arautzekoa eta ondoren etorri den dekretua hori garatzeko

izapidetzen ari den gardentasun parte hartze eta gobernu onaren legea aurreko legealdian ere

zena nahiz eta azkenean ezin izan zen onartu

ustelkeriari bidea eragozteko batez ere kontratazio publikoaren

hemen eztabaidatzen ari garen gai horren inguruan

aurkeztutakoa eta guk uste dugu hori eztabaidatzekoa aberasgarria izan daitekeela eta

dauka eta zentzu horretan hainbat neurri lantzeko aukera emango du baita ere bateragarria izanik gardentasun lege horretan jasotzen diren hainbat neurrirekin beraz

irregulartasun edo jokabide desegokien aurrean

irmoa dela horren kontrakoa dela egiazkoa baina entzunda ikusita ekimena bera hasieran proposatu zen ekimena eta gero entzunda gaurko argumentuak edo gaur esandakoak

ekimen honen benetako helburua zein izan ote den ikusita esandakoa baina baita ere ekimen honetan zeintzuk koinziditu duten

koinziditu ba ematen du batzuk oso interesatuta daudela euzko alderdi jeltzalea gobernua

lotzeko euskadin clientelismoa enchufismoa korrupzioa dagoenaren pertzepzioa

estatuko beste leku batzuetan errentagarri izan dituzten diskurtsoak hemen ere elikatzeko edozein aitzakia zilegi delakoan pero la realidad es la que es

gerta daitezkeela praktika desegokiak norbanako batzuen partetik eta horren adibide guru margüello auzian epaitegiak ebatzitakoa

nola ez ezinbestekoa da beraz urratsak egiten jarraitzea ustelkeria mota

balio duenik guk aurkeztutako zuzenketan eskatzen genuen errespetatzeko botere banaketa eta epaitegietako ebazpenak horrela da izan ere sarritan sarritan eta ikusi dugu arriskua dago epaiketa politiko paraleloak egiteko

murgilduz beraz guk ez daukagu arazorik erdibidekoaren lehenengo eta laugarren puntuaren alde bozkatzeko blanco andrea ez daukagu inongo arazorik bat egiten dugu hor jasotzen denarekin eta ondorioz eskatuko nizueke

eta eskatuko genizueke alde batetik lehenengo eta laugarren puntua bozkatzeko aukera ematea eta bigarren eta hirugarren puntua beste alde batetik eskatzea

eta norbaitek eragozpenik edukiko balu gustatuko litzaiguke jakitea bigarren txandan ere bai ez

zer bozkatuko dugun beraz ez daukagu arazorik

baina ez dugu bat egiten bigarren eta hirugarren puntuekin alde batetik ez dugu bat egiten

are gutxiago ondorio horietako batzuk oso esanguratsuak gainera eta garrido andreari aipatzea ahaztu zaizkionak

kontrakoak direnean eta gogorarazten dizut hamabigarren eta hamahirugarren

zer esaten zuten kalte ekonomikoa eragiteari buruz eta osasun saileko legealdi hartako arduradunek izan zuten parte hartze edo

ezagupenari buruz beraz ez dut ondorioen edukiaren buruzko eztabaidan berriro hasi nahi

baina guk ezin ditugu babestu magistratuek ebatzi duten bezala egia ez direlako cómo vamos a ratificar

eh bilduk aipatu dituen bide politikoei berriro errepasatu ditugu ikerketa batzordearen gomendio guztiak

eta jakin nahiko genuke ea zazpi horietako zein ez den bete

eta zehazteko zazpi gomendio horietako zein osasun sailak ez duen bete izan ere hau ez da lehenengo aldia

eztabaidagai izan dugun gai hau eta

ez den bete nik esango dizuet eta aurreko batzordeko eztabaidan ere defendatu genuen

zazpi puntu horietako guztiak ahal den heinean

hain zuzen ere osasun sailak daukan errespetuagatik legebiltzar honen ebazpenei

hirurogeita hamazazpi barra laurogeita hamazazpi dekretua hori kontratazio publikoaren legedia etengabe aldatu da

ebazpenak onartu zirenetik etengabe aldatu da hor daukagu adibidez europar batasuneko

sektore publikoen kontratuei buruzko lege berria horrek erabat mugatzen du

daukan eskumena arautzeko dekretua arautzeko kontratazioari dagokionez beno ba behintzat ahal duen guztia egin du puntu horri dagokionez

zuzenean osakidetzak kudeatzen ditu guzti guztiak gomendioak

orain zuzenean kudeatzen dira osasun zerbitzuen kontzertazioari dagokionez ba azkenengo neurria izatean da kontzertatzen da

bere baliabideen bitartez ezin duenean zerbitzu hori eman eta urtetik urtera erakusgarri da aurrekontuak eztabaidatzerakoan ikusten dela urtetik urtera kontzertazioari bideratutako diru kopurua murriztuz doala gero eta txikiagoa dela gero kontrolerako txosten guztiak laugarren puntua

duen txosten guztiak denak betetzen dira denak eskatzen dira

araudia gardentasun legea eta abar eta abar daukazu aukera hona jaitsi eta esateko zer ez den bete edo zer nahi duzuen betetzea zer falta den betetzea eta igual horrela lehenago bukatuko dugu besterik gabe mila asko

erantzuten txanda uria jauna zurea da hitza

blanco anderea ez da lehenengo aldia ukatzen duzula aukera

erdibidekoa proposatu zuen taldearen emaila bost minutura erantzun nion esanez

argi geratu da bozketa puntuka ezingo dugula da eta argi geratu da zein izan den ekimen honen

euzko alderdi jeltzalearen inguruko susmoak zabaldu nahiz eta inongo

hala ere berdin dio bota bota eta zerbait geratuko da hor zikinkeria zabaldu eta

beraz hori esanda guk azkenean

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak euskal talde popularrak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua europar

mailako hezkuntzaz egiten dituen sei gomendioak garatzeko dituen asmoez eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko mahaiburu andrea ez dira gai errazak europari buruz hitz egiteko narratiba ezberdinen garaia da

bestetik globalizazioa eta errefuxiatuen inguruko debatea dago kezkak europar guztiok batzen gaituena baina ondorioak

banatzen gaituzte berriro ere gobernu populistek gora egiten ari dira batetik

aritzen direnak ere badaude europar batasun honetan hizkuntza ezberdinek banatzen gintuzten garai batean baina gero eta gehiago bigarren eta hirugarren hizkuntzaren ezagutzak komunikazioa erraztu digu batzuk balore demokratikoek

ate guztiak irekitzen zaion bitartean liberalismo kulturalik gabeko liberalismo ekonomikoa defendatzen dute eta beste askorentzat

ekonomia bere zerbitzura jarriz liberalismo ekonomikorik gabeko liberalismo kulturala pertsonak oinarri soziala eta demokrazia eta eskubideak erdigunean ikusten dugun europa eredua gehiago islatzen ditu norberaren baloreak beste ezer baino eta mozio honetan ere idatzi dugunak gure balioak islatzeko balio izan du eta europa proiektuak banatzen dituen gaiak badaude beste batzuk elkartzeko elkar ezagutzeko baliagarriak izan direnak erasmus programa esaterako bertan milioika ikaslek mugak gainditu dituzte kultura berriak ezagutu ikasketak egin eta munduarekin ikuskera berretzeko balio izan zaie

europar batzordeak hezkuntzaren eta kulturaren bitartez europar identitatea indartzeko ekarpena kaleratu zuen eta europaren etorkizunari begira

eta garatu behar dela uste dugu ekimenean jaso eta adostu dugun bezala horregatik lehenengo puntuan nahi genuen legebiltzar honek aitortza hori egitea legebiltzarra osatzen dugun talde politikoen aitortza hori egitea eta aitortza bera ere luzatzea gure unibertsitate sistemari ere

garrantzitsua baita ondo egindako lana eta ibilbidea jasotzea asteburu honetan juanjo álvarez ehuko katedradunek artikulu bat kaleratu zuen

hezkuntzak eta hezkuntza sistemaren egoera kezka da gure gizartean eta hau hala da aitortzen zaiolako duen garrantzia gizarte hobea lortzeko bidean

gizartearen ondasun publikoa ere bada bertan ere aipatzen zen eta nik bat nator batzuk

berezko baloreak indartu behar direla eta hau hezkuntza sistema osoari luzatu behar da

eta pentsamendu kritikoa zintzotasun intelektuala ardura edota motibazioa baloreei indarra emanez

eta gogora ekartzen zituen bera ere balluerka errektoreak ikasturtearen hasieran bota zuen ideia

eta euskal gizartearen ongizatea zaintzea ezagutza sortuz eta partekatuz eta hori guztia bikaintasuna bai baina aldi berean elitismorik

pertsonak zaintzeko eta formatzeko bizitza osorako irakaskuntzan urrats kualitatiboak eman behar baitira ingurune aldakorra da hori bistan dago tenemos

laster aurkeztuko da ere hurrengo unibertsitate plana indarrean izango dena hurrengo lau urteetarako eta komenigarria da gaurdanik arlo ere jasotzea horrek ez du esan nahi ez dela ezer egin

aspaldi jarri zela martxan edo moodle bezalako plataformak edo campus birtualak

gero eta gehiago aurkituko ditugulako bi motatako ikasleak alde batetik bigarren hezkuntzatik zuzenean etortzen diren

eta jardunaldi osoa eskainiko dietenak ikaste prozesuari

baina jakintza arloa aldatu nahi dutela edo ikasketak sakondu edo espezializazioren bat garatu behar dutela guztiok uste dut dugula buruan hezkuntza batzordera adibidez

elkarlana irakasleak formatzeko masterra eta era berrituan eskaintzeko asmoz

izango dira eta hori ere guztiok dakigu beraz komenigarria da horretarako aterki legala ezartzea eta

ere bai gainera eskariak biderkatzeaz gain zabaldu egingo dira digitalizazioa izango da bai gaitasun espezifiko garatzeko baina baita bitartekoa beste gaitasun asko ere eskuratzeko

irakaskuntza online eta presentzialak uztartuz formatu berriak berrikuntza eta hobekuntza uztartuz

badago hemen jaso nahi dugun beste proposamen bat europako unibertsitateena

en diferentes países hau ere laugarren puntuan jaso dugu eta hemen ere esan behar da une honetan ere errealitatea dela gure unibertsitateetan eta garatzen lagundu nahi dugula garrantzitsua litzateke gure herrirako europako unibertsitate bat hemen ere izatea eta adibide bat dugula martxan esaten dugunean uste dut guztiok dugula buruan eskola futura

en esa colaboración transfronteriza eta azken puntua ere internazionalizazioarena da hemen ere lehenengo aitortza ez dut unibertsitate sistema osoaren datuak baina bai ehurenak

mila seiehun eta berrogeita hamar ikaslek parte hartu zuten nazioarteko mugikortasun programa batean hau da

mugikortasun programa bat erasmus dela amerika latina edo beste norako batzuk programaren barruan

izan zela portzentai hau ehuneko hogeikoa izatea beraz honetan ere mugikortasunean bikaintasuna lortuta aurreko ikasturtean ere

mugikortasun programa baten barruan eta honek esan nahi du gure unibertsitateak ere erakargarriak direla ikasle hauentzako eta hemen ere uste dut zerbait nabarmendu behar dela eta horregatik ere puntu honetan

badaude hainbat herrialdetako ikasleak normalean etortzen direnean erasmus horietan egiten duten lehenengo gauza bat dela euskara

eta ondoren ikasten dute euskaraz gure unibertsitatean eta horregatik gogoeta egin behar dugula berebiziko balioa duela gure ikasleek hirugarren eta laugarren hizkuntza eskuratzea ingelesa frantsesa alemana edo dena delakoa

gure hezkuntza sisteman gure kulturatik abiatuta euskarari bere tokia emanez baina gogoratzea ere kanpotik datozen ikasleentzat garrantzitsua dela euskara

ikasteko eta horregatik ere kanpora begira gure egitasmoetan euskara izan behar da ardatz

euskaldunak hartu emanetarako behar ditugu irakasle euskaldunak mediku euskaldunak

euskaldunak behar ditugu horregatik kalitatezko hezkuntza euskaraz behar dugu eta baita ere gogoratzea

irakasle elebidun eta eleanitzak hainbat irakasgai eskaintzen dituzte hirugarren hizkuntza batean badira zazpiehun eta berrogeita hamairu irakasgai gradu mailan eskaintzen direnak eta hirurehun eta hogeita bi master mailan uste dut akordio ona lortu dugula

eta horretaz guk argi dugu akordio honetan eta aurrera begira anbizio handia gure herriarentzat baina elitismorik gabe

ikastearen alde baina euskara ardatz gure ikasleen mugikortasuna erraztu eta kanpokoak erakarri eta hobekuntza eta berrikuntza oinarri

helburu eskerrik asko eskerrik asko
larrion anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

eskerrik asko de bengoechea anderea elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

goi mailako hezkuntzaz eztabaidatzen ari garela hain zuzen ere europar batzordeak egiten dituen sei gomendiori buruz eta gero

mercantilización egia da ehuk egindako esfortzuagatik adibidez matrikula gure unibertsitate publikoan ez dituztela estatuan eta europan igo egin dutenean baina unibertsitate sistemaren irudi

gero eta gehiago ikusten ari ditugu casi como setas unibertsitate pribatu berrien jaiotzeak unibertsitate internazional ez dakit nongoa ez dakit zertarako eta

altuetan eta zergatik gertatzen ari da hori

ezberdinengatik marko legalatik lehenik eta behin ere bizitzaren prekarizasioagatik eta baita era lan orduengatik eta kontziliazio

ikastea edo zenbat kostatuko zaigu gizarte edo herri moduan ba bilboko udalak eta bizkaiko foru aldundiak adibidez ba subasta batean egongo

elitistei zer gertatzen ari da edo zer antolatzen ari dira

deustuko erribera hobeto esanda egiten ari diren planifikazioekin hori zen eta esaten dut era oso umilean zeharka gure zuzenketarekin ekiditu nahi genuena

horiek baina jarraituko dugu lanean bai unibertsitate plana aurkezte denean baita beste ekimen batzuen bitartez y aprovechando

proposatzen genuen ekintza honen bitartez ehuk ezagutzat baliatuz gizarte eraldaketarako lidergoa hartu dezakeela

ikertzaile profila sustatu dezakegu gizartearen kulturaren ekonomiaren eta ingurumenaren erronka berri aurre egingo diegu unibertsitate publikoak kohesioa eta aukera berdintasuna bermatu behar dituela aitortzen dugu era berean kanpo meatsuei aurre egin behar die baliabide ekonomikoak eta adibidez ikertzaileak eskuratzeko unibertsitateak izan dezakeen meatsu bat hori dela eta

ardura da hori esaten genuen gure zuzenketan ere bai eta lehen aitortzen genuen daukan

gizarte balio hori eta gaude mundu lehiakor batean eta unibertsitate publikoak ere lehiatu behar du lehen esan dugun bezala kolaborazio munduan

kalitatearen munduan oso garrantzitsua da gure ustez euskararen herrian geografia kultural eta anitz honetan horretan anitza politikoki

ikuspuntutik anitza ere identitateen ikuspuntutik

hori indartzea eta gure izaera propioa eta anitza erabiltzea sinergiak

esan dudan bezala hori sustatzen du baina muga hauetan eta bai euro eskualde osoa kontutan izanda por eso por estas razones y por

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi gaur eztabaidara datorkigun gaia euskal herria bilduk aurkeztutako

inguruan egindako gomendioei buruzkoa gure taldeak

betidanik gainera hainbat esparrutan europan begiratzen den herri bat garelako mundura zabalik gaudelako ere eta azken finean integrazioaren bidetik europan

gure unibertsitatearen garapena europar testuinguruan sustatzeko beste alde batetik eta azken finean modernizazio eta gizarte eraldaketaren erronkei erantzuteko

talde sozialistarekin euskal herria bildurekin eta elkarrekin podemosekin sinatutako erdibideko zuzenketa hau gure ustez legebiltzarraren zati handi bat ordezkatuta dago eta horrelako gai baten inguruan horrelako akordio bat lortu izana ba gure ustez garrantzitsua eta batez ere positiboa dela uste dugu

zuzenketan bost puntu jasotzen ditugu bestelako edo gainerako taldeek aipatu

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

akordio hau positiboa da berez ere abiapuntu ona delako baita eta horregatik ere azpimarratu nahi genuen errazago izan dela aitortzea gutxienez

oso laburra zeren asuntoa da horretan guztiok ados gaude bengoechea andrea

hurrengo bostak ere euskarari dagokion tokia errefusatu nahian gure sisteman

egin duzula existitzen ez den auzi bat ze ez dago auzi bat unibertsitatean euskara versus ingelesa euskara da ardatz eta unibertsitate mailan ere

hartzen da ikasi beharrekoa eta gainera oso tresna interesgarri bezala auzi hori ez da existitzen ez da existitzen guretzat ulertzen dut batzuentzat euskara oztopo bat izan daitekeela orduan hor ulertzen dut zuek hor kokatzea

ingelesa gaztelera frantsesa alemana eta datorren guztiari ongi etorria gainera gogoratzen nuen eta lehen aipatzen nuen pedro miguel echenique auzi faltsu hori planteatzen zenean ezin zela fisika nuklearraz euskaraz aritzea

horretarako bakarrik behar da euskalduna izatea eta fisika gustuko izatea orduan auzi hori ez da existitzen eta uste dut aldrebes baduguna da oso baldintza onak aurrera egiteko hezkuntza sisteman edo gutxienez unibertsitate mailari begira

ere abiapuntu ona delako eta asuntoa da orain aprobetxatuz ere hezkuntza sailburua aurrean dugula etxeko lanak ere jartzen dizkiogu berari gure laguntzarekin

eskerrik asko eskerrik asko larrion

eskerrik asko de bengoechea andrea elkarrekin podemos eskerrik asko

euskal sozialistak eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

geratu da gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena haur eta nerabeen eskubideak defendatu eta sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den guanche andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

administrazioaren jarduera oker edo irregularrei buruz herritarrek egiten dituzten kexak eskaerak edo kontsultak jaso eta bideratzen ditu

publikoei buruzko diagnostikoak ere egiten ditu gainera gomendioak egiten ditu politika horiek hobetzeko herritarren eskubideak hobeto babestu daitezen batez ere herritar horiek egoera txarrean gizartetik edo baztertuak izateko arriskuan diskriminatuta edo gizarte eskasian

eskerrik asko guanche anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok eguerdi on denoi

beste eztabaida bat izan genuenean bezala gaurko eztabaida aurrez akordio

gai baten aurrean kokatzen gintuela pentsatu genuen ekimena irakurri genuenean eta batez ere

aldeko euskal ituna sinatua eta indarrean dagoenean orduan ez bezala

akordio zabala lortu dugu eta eskuartean dugun gaia zein den ikusita ba uste dut interesgarria dela

orokorrean termino orokorretan gure haur eta nerabeen egoera nahiko ona dela esaten du txosten honek termino orokorretan bizi baldintza nahiko onetan bizi direla gure haur eta nerabeak

orokorretan hori horrela dela ukaezina den bezala ukaezina da gure haur eta nerabeak ezaugarritasun egoerak ere bizi dituztela eta

guztiak jasotzen hasiko baino bi kontutxo bai azpimarratu nahi nituzkela oso kontuan hartzekoak direlako eta gure haur eta nerabeen bizi baldintzetan eta hauen etorkizuneko aukeratan erabakiorrak direlako

ongizate materialarekin erlazionatutako adierazleek erakusten dutela pobreziaren arriskua gazteengana eta seme alabak dituzten familiengana desplazatu dela

pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestak ere

gure haur eta nerabeek bizi ohi dituzten zaurgarritasun egoera desberdinak haur eta nerabeen kontrako indarkeria hezkuntzarako eskubideak egikaritzeko

familia babesle izateko eskubideen inguruko zaurgarritasunak osasun arreta jasotzeko arazoak edo hor daude bakarrik etorritako gazte atzerritarrak menak bizi dituzten egoerak legebiltzar honetan izan ditugu haur eta nerabeen eskubideen alorrean aritzen diren eragileak eta hauek eman diguten zaurgarritasun

eta azaldu digute egoera hori argi eta garbi eta

erkidegoan bizi diren haur eta nerabeek bizi dituzten zailtasun zaurgarritasun eta batzuetan eskubide urraketak ere

egoera termino orokorretan nahiko ona bada horrelakoak ere ematen dira gurean eta gure erantzukizuna da horiei erantzutea

eta haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko lege bat

lege hau onartzea mugarri garrantzitsu bat izan zen bere garaian eta ordenamendu juridikoan uste dut aurrerapen inportantea suposatu zuela bere garaian lege honen onarpenak eta orain familia eta haurtzaroaren aldeko ituna dugu indarrean badakizue gu eszeptiko samarrak garela itun honen

haur eta nerabeen babesa elementu zentral bilakatzen dela asmotan behintzat eta itunaren printzipioei dagokionean eta ekimenerako oinarrizko

babesean klabeak eta nuklearrak izan daitezkeen elementuak jasotzen dira hitz egiten da besteak beste haur guztiei arreta zerbitzu irizgarri

errazteko borondateaz hitz egiten da hezkuntza politika berriz orientatu eta eskola sistema inklusibo bilakatzeaz

kirol eta gizarte hezkuntzarako eta kultura eta aisialdirako baliabideak eskaintzeaz

gobernantza hobetzea eta gizarte hezkuntzarako gune erreal baten garapenaz ere hitz egiten da espreski esaten da gainera itun horretan

bermerako politiketatik artikulatzen diren politika transbertsal gisara ulertzen direla eta horrek

guretzako elementu interesgarria da hau aipatzen den hau

zailtasunak izan dira haur eta nerabeen babesaren perspektiba hau helmen eskasa izan du perspektiba honek eta egia da politika orokorren

perspektiba honen txertatzea konplikatua izan da ez du izan behar adinako lekurik eta orduan zentzu honetan egin behar diren moldaketak inportanteak dira

y la eficacia de los programas desarrollados eta hor kokatzen genuen guk behar horretan kokatzen genuen guk gaur guanche andreak ekarri digun ekimena bi mila bosteko legeak aurreikusten zituen haur eta nerabeen eskubideen defentsarako eta errealitate horiek

hasiera batean aurreikusia zegoen haur eta nerabeen defensoria bat ondoren ikusi zen defensoria lan horiek arartekoak egiten zituela arartekoaren haur eta nerabeen bulegoak

hor duplizitateak ekidin nahian bi mila bederatzian legea aldatu zen eta eskumen hori arartekoaren esku geratu zen eta

haur eta nerabeen zaintza eta babeserako behatokia zentzu honetan arartekoak egin dezake lan indartzea ondo ikusten genuen guk

ondo dagoelako errealitate berrien inguruan hauek eman diezaguketen informazio hori

uste dugu eskubideen haur eta nerabeen eskubideen defentsan ere haurrak eskubide subjektu bilakatzeko ariketa horretan eta haurren

arartekoak eta hortaz ondo ikusten genuen guanche andreak hor planteatzen ziguna hori indartzearena iruditzen zaigu indartzeaz aparte interesantea izango litzakeela ba beno horrelako konpromisoak hartu eta gero eta haurren perspektiba hau gureganatzen dugun neurrian

arartekoak gai honen inguruan egiten dituen gomendioak aintzat hartzea eta horiek ere horien bitartez egin beharreko modifikazio eta zuzenketak egitea eta beno bestetik guk ekimen honi gehitu geniona izan zen ba honetarako politika hauen ebaluaziorako aurreikusi legeak aurreikusten zuen behatokia indartzea

behatoki hau zailtasun handiekin aritu delako ez duelako ia baliabiderik izan eta nekez nekez aritzen delako legeak aitortzen dion edo eskatzen dizkion funtzio horien ariketan

eta horrelako indarra hartzen ari diren horrelako infantziarekin erlazionatutako politikak eta horrelako konpromisoa dagoenean gobernu honek adierazten duen konpromiso honetan bai haurrei eta

aztertzea eta behatzea politika horien inguruan gertatzen ari den guztia

bai itunak eta bai familia politikan planak ondorenean ekarri ditu ekartzen duena eta barneratzen duena da inbertsio sozialaren perspektiba gobernu honek bere egiten duela ez eta inbertsio soziala ere bada bada eta asmo horiek gauzatzeko ditugun mekanismoak eta errealitate horiek ditugu ezagutzeko ondo ezagutzeko ditugun errealitateak ondo ezagutzeko ditugun

hornitzea eta hori iruditzen zaigu guri ere inbertsio soziala dela eta ariketa hori egin beharra dagoela egia da hor sortu zaizkigula doitze horietan edo mekanismo horiei baliabideak eskaintze horretan sortu zaizkigula zailtasun gehienak akordiorako

plano dibino horretan denak maneiatzen garela más o menos

gauzak eta asmo horiek baliabideetan gauzatzeko momentuan

kasutan lortu dugu akordioa minimotakoa izan daiteke baina bai orientazio bat markatzen duen akordio bat dela bada urrats txiki bat eta gutxienez norabide

gaur lortutako akordioa eskerrik asko kortajarena anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu

legebiltzarkideok eguerdion guztioi haur eta nerabeak oinarria oinarrizko ardura izan behar dira gizartearentzat

eta zaindu hitzak denok dakigu zer dakarren berarekin hitz oso zabala da eta erantzukizun handia dakar hemen gaudenon ardura bikoitza da helduak garelako eta politikan gaudelako eta kasu batzuetan ardura hori hirukoitza izan daiteke gurasoak garen heinean

eskubideak babestu egin behar ditugu eta beraien ongizatea bermatu behar dugu hori da nire ustez garrantzitsuena eta

handia da eta jaurlaritzaren ardatzetariko bat horixe da haur eta nerabeen ongizatea bermatzea elkarrekin podemosek aurkeztutakoarekin

baina zentzu batean bakarrik egiten jarraitu behar da egoera berrietara egokitu behar gara eta behar berrien aurrean neurri berriak hartu behar dira

egiten ez denik edo nahikoa egiten ez dela edo egiten dena gaizki dagoela gizartearen eraldaketa nabarmena eta nabaria da eta erakundeak ondorioz ba aldaketa horietara egokitu

lana azterketa neurriak emaitzen neurketa egoera berrien ikerketa

eta esfortzua haur eta nerabeen bulegoak etengabe neurtzen eta aztertzen ditu arlo honetan artzen diren neurriak ekintzak eta erabakiak

eskaeretan oinarrituta urtero aurkezten diguten haur eta nerabeen txostenean gure erkidegoko egoera

eta hobetu beharrekoak deskribatzen dira aztertu neurtu eta hobetu zentzu horretan ados gaude eta helburua partekatzen dugu

erantzukizun handia dakarrenez haurrak hezi behar ditugu heldutasunera iritsi arte eta beraien ondoan egin behar dugu bide hori eskatzen duzuena jadanik egiten da horregatik

egiten jarraitzea indartzea eta adierazleen emaitzak ditugunean jasotzen ditugunean beharrezkoak diren neurriak hartzea uste dut ardatza hori dela haurrak nerabeak eta gazteak

familientzat behintzat gehienetan eta heldutasun psikologikora eta fisikora

espazio egokienak dira beraiek ematen dute berotasuna babesa maitasuna segurtasuna

babes hori haurra jasotzen ez duenean ba familia ez dagoelako nahiz eta egon ezin duelako erakundeek hutsune hori betetzen saiatzen dira erakundeak eta profesionalak behar berrietara

eta horregatik lan karga ere handiagoa da errekurtsoak bai materialak eta pertsonalak

lana etengabea da eta baliabide gehiago jartzen direla argi dago arartekoak bere txostenean esaten du gure erkidegoko egoera eta emaitzak beste erkidegokoekin konparatuz hobeak direla

guztiz kontrakoa lanean jarraitu behar dugu eta ez eduki zalantzarik horrela izango dela

erakundeek berehala momentuan betetzen dituztela gehienetan behintzat esaten da eta hau datu oso baikorra da

haurtzaroaren eta nerabetasunaren promozio positiboaren inguruan burutzen diren politikei bere babesa eskainiz gurasoei ere

jarraipena egin behar du esan bezala familietan datza

ongizatea bide horretan heldutasunera begira haurren lehendabiziko urteak oso funtsezkoak dira euren nortasunaren eta euren izaeraren

ezartzen direlako eta haur eta nerabeek ikusten dutena eta entzuten dutena barneratzen dute horregatik da hain garrantzitsua helduen lana eta helduen

eta beste asko daude umeek oinarrizkoa edukitzea garrantzitsua da eta balore hauetan haztea baita ere los niños

seme alabak zaintzeko behatokiak programak diru laguntzak

arartekoaren ikuskaritza ere hor dago bitartekaritza eta aholkularitza lanak egiten etengabe bi mila hamazazpiko txostenari buruz hitz egin genuenean arartekoa gero eta ezagunagoa dela esan genuen eta

eusko jaurlaritza arartekoa aldundiak udalak gu guztion lana eta gizarteko arlo guztien lana norabide berean doaz haur eta nerabeen

hezkuntza sistema osoaren lana osasun sailaren lana

hezitzaileen lana ludotekak ongi etorriak euskarara programak eta beste hainbat programa

eta norabide berdina dute haur eta nerabeak zaintzea behatokiek demografia jaiotza eta ugalkortasuna familia eta gizarte harremanak

adingabe arau hausleak eta indarkeria aztertzen dituzte erkidegoan dugun detekzio sistemak funtzionatzen du eta hala ere

aldatu egiten da prebentzioa indartzea funtsezkoa da

bereziki indartu behar da zentzu honetan etxeetan lan handia egin behar da baita ere oparotasunean hasten diren umeak ere ez ditugu

ondo irakatsi behar diegu ze falta arriskutsua baldin bada gehiegi edukitzea be ez da oso ona izaten haur eta nerabeen gai hau azken egun hauetan bost emakumek landu eta aztertu dugu

emakumeen kontua denik baizik eta gizarte osoarena eta gizonen kontua da baita ere gaurkoan esan bezala akordioa lortu dugu

azkenean akordio horretara iritxi garela ez nago ados minimoen akordioa denik baina beno emaitzak ikusi beharko ditugu eta behintzat lortu dugu guztion artean eskerrik asko

pues se da por finalizado el asunto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea erantzuten txandara pasatuz guanche anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko guanche anderea

kortajarena bertatik nik

esateko dudan bakarra da gaurko gaia

gai horren inguruan haur eta nerabeen babesaren inguruan dauden politika publikoen ebaluazioaz hori zela gaurko gaia ze ez dakit azken aldian azkeneko puntu hauetan badugu ohitura bat lehengoan guri ere pasatu zitzaigun beno hitz egiten daiteke egia da haur eta nerabeen

kontu guzti guztiak sartzen direla zilegi direla planteamendu politikoak ere agertu daitezela baina gauza konkretu bati buruz hitz egitera etorri garela gaur

euskal familiak eta haurrak babesteko itun bat bultzatzeko asmoa izan duzuenak zuek ekarri duzue hona plan bat planteamendu oso argi batekin eta familia planaren azpi titulua da

eta horrek guztiak eskatzen du paradigma aldaketa bat paradigma aldaketa bat eta hori sailburuak berak hemen azaldu du gauza da paradigma aldaketa horretan urratsak eman behar direla

egindako planteamenduekin ondo datozen ondo enkajatzen duten egiten diren inbertsio horiek eraginkorrak diren edo ez

erantzun nahi zaien errealitateari erantzuten dioten jakitea funtsezkoa da paradigma aldaketa batean baldin bagaude edo hori benetako baldin bada beraz ez du balio egiten ari garenarekin

momentu honetan errotiko aldaketa bat eskatzen dute haurrak eta nerabeak babesteko politikak ez gauzak ez direlako egin edo dena gaizki egin delako apustua hori izan delako eta hori zuek mahaigaineratu duzuen apustu bat izan delako inbertsio sozialaren paradigma inkorporatzearekin batera eskatzen du baliabideak jartzea eta gaur eskatzen genuena zentzu horretan hori da baliabideak ipintzea

juez euzko abertzaleak bertatik grabazio akatsa anderea
entzuten da ez dut uste justua denik esatea hemen ez dagoela interesik edo ez dugula interesa jartzen gai honetan guztiz kontrakoa benetan politiken ardatza da eta gobernuaren lanaren ardatza da eta beste aldetik esan duzu gobernu honi ez zaiola bat ere gustatzen kritika

beti dago margen bat hobekuntzarako eta nik uste dut hori inork ez duela ukatu eta

zeinek esan du berdina egingo denik edo jarraituko dugunik gauzak ondo egiten badira jarraitzen da beharrak aldatzen badira aldatzen da eta nik

orain errekurtso horiek eskatzeko momentu egokiena ez dela lan egiteko moduak aldatu direlako adierazleak aldatu direlako eta

emaitzak eduki eta hortik aurrera erabakiak hartzea

eta hori nahi nizuen ulertarazi eta ez dakit azkenean ulertu duzuen edo ez baina gauzak berdin jarraituko
ez dugu inork esan eskerrik asko eskerrik asko juez anderea

eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleek sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdi bideko zuzenketa